egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua erakunde segurtasun eta justizia batzordearen

apirilaren hogeita biko bi barra bi mila hamar legea indargabetzeko lege proposamenaren gainean egindakoa eztabaida eta behin betiko ebazpena

erreserbatutako bi zuzenketak batera defendatzeko eh bildu taldearen ordezkaria den urizar jaunari emango diogu hitza

mila esker presidente anderea legebiltzarkideok lehendakari

nire intentzioa ez da eztabaida luzerik egitea ezta azalpen luzerik ere egitea zeren eta gai hau jada laugarren aldiz ekartzen dugu eta erabakia

eta bertan behera utzi beharrean zergatik

zuzenketa zergatik aurkezten dugun azalduko dut jaiegun bat

gizartearentzat identifikatiboa den ezaugarri bat goraipatu edo azpimarratzea da eta beraz gure ustez

herri hau identifikatzen duen ezaugarri nagusiena euskera da zalantzarik gabe

babesa behar duela behin eta berriz eta askotan aldarrikatzen dugu ganbara honetan ere

babes hori sendotuko luke eta

ekimen ugari egiteko aukera ere sortuko liratekeelako bestalde herri garen heinean ez da hemen ezer ezkutatzen

herri egituraketa bultzatzeko intentzioarekin hemen ere

hartu behar ditugun erabakiak nazio mailan izango duten eragina hartu behar dugu erkidego autonomoa ezin da izan euskal herriko beste lurraldeekiko

erabakiek nazio eraikuntzarako ere balio behar dute eta euskal herriko beste lurraldeekiko sintonia bilatu behar dute herri egituraketa sendotuz

ustez ekartzen dugun zuzenketa honek helburu hori ere badauka abenduaren hirua jaieguna izendatuz

amankomun bat izango duelako edo lukeelako

euskal herriaren ezaugarri nagusiena aldarrikatzea hau da euskara aldarrikatzea

euskal herriaren egituratzeari bultzada bat ematea azken finean

eskerrik asko urizar jauna aurkako txandan norbaitek parte hartu nahi du erantzunen txandan pentsatzen

bigarren txandarik ez dago beno eztabaida bukatuta botoetara pasako gara eta tinbrea joko dugu

eh bildu taldearen bigarren zuzenketa artikulu bakarrari egindakoa bozkatu dezakegu

ez da onartu zuzenketa hau jarraian irizpenaren artikulu bakarra bozkatuko dugu

emandako botoak hirurogeita hamairu bai hogeita hamairu ez hogeita bost

onartuta geratu da jarraian bototara jartzen da eh bildu taldearen lehenengo zuzenketa legearen tituluari egindakoa bozkatu dezakegu

hogeita bost abstentzioak hogeita zazpi ondorioz ez da onartu

zioen azalpena eta legearen izena bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamairu bai hogeita hamaika ez hogeita bost abstentzioak hamabost ondorioz onetsita geratzen da

hogeita biko bi barra bi mila hogei legea indargabetzeko legea orain boto azalpena dago txikitik handienera upyd taldea maneiro jauna zurea da hitza

presidente andrea lehendakari gaur egun tristea da gaurkoa egun tristea parlamentu honetan

honek bere jatorria bera ukatu egin du estatutuari ezetz esanez

azken urteetan izan duen garapen eta ongizateari bizkarra ematen diozue euskaldun desberdinen arteko akordioari bizkarra ematen diozue

atzera bota zuen ibilbide politikoa atzera bota duzue eta hori

que les da vergüenza celebrar eskerrik asko eskerrik asko lópez jauna

bitxiak izan dira boto ematearen arrazoia azaltzeko moduak debatera sartuko baina bai azpimarratu eta data batzuk eskutan

urteko apirilaren hogeita bian onartu zen legea

lehendakari ohiari esango nioke begiratzeko ia bere legealdian ordurarte zenbat lege onartu zituen

lege hau hain zuzen ere alderdi popularrak bultzatutako proposamena izanik bigarrena bigarren legea nik esango dizut bigarrena izan zen eta alderdi popularrak bultzatuta gaur indargabetu dugun legea

egon bazegon ere orain bezalaxe zoritzarrez baina

helburua lege proposamen hau aurkezterako garaian azaldutakoa zen eta da eta zorionez lortu dugu inposizio bat indargabetzea inposizio bat indargabetzea eta arrazoi ezberdinak daude baino badaude batzuk formakoak izan daitezkeenak eta

hain zuzen ere nik uste dut estatutuaren

ospakizunak eta jaiegunak antolatzeak esan beharko luke aldez aurretik estatutu hori errespetatzen dela hemen aipatu dira mila bederatziehun eta hirurogeita hemezortziko testuak tartean eta justu bozketa hartan zuek

alderdi popularreko buruak estatutuaren kontra bozkatu zuen han ere kongresuan han ere

ap zegoen eta kontra bozkatu zuen eta zuek zarete haien oinordekoak

alderdi sozialistak eta alderdi popularrak garai ezberdinetan saio ezberdinetan izan dituzue estatutua betetzeko aukerak eta badirudi eskumen gutxi batzuk gelditzen direla estatutua betetzeko eta ez da hala zenbakia izan daiteke

baizik eta bai alderdi sozialistak eta alderdi popularrak estatutuaren garapenarekin egin dutena

eta oraindik betetzeko dago eta beti

estrategia bat garatu izan duzue eta da betetze ez betetze horretan etengabeko negoziazioa asmatu eta herri honek bereak zituen eta dituen eskumen horiek ukatu

gehiago esango nuke iritsi dela baita ere garaia herri honen eta herri honen ordezkariak behintzat hemen gaude

hiru lurralde euskaldunen ordezkariak hemen gaude iritsi da baita ere garaia herri honen borondate politikoa gaurkotzeko

bigarrengoa formak alderdi popularrak bultzatutako lege proposamena izan zen lópez

alderdi nagusiarekin ez zen hitz egin ere ezta hitz egin ere guk hogeita hamar parlamentari genituen zuek hogeita bost hurrengoak alderdi popularrak hamairu eta upydk bat hogeita hemeretzi zenbatzen zenuten ezta hitz egin ere euzko alderdi jeltzalearekin

nik uste dut zoriontzeko eguna badela indargabetzen delako inposizio bat

eta horretarako aurkeztu genuen lege proposamena eta gaur garatu da eta bukatu da

eskerrik asko egibar jauna gai zerrendako bigarren puntua eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

egun on guztioi gure taldeak eh bilduk oso argi dauka zero hiru etapa

txertatua izan beharko genukeela hori da behintzat gure helburua

doakoa euskalduna eta kalitatezkoa

umeen heziketa lehentasun umearen gaitasun fisiko afektibo sozial eta intelektuala garatzeko heziketa diogu lehentasun zeren eta garbi daukagu etapa hauetan eta etapa honetan ere zainketa ere jokoan baina garbi daukagu heziketa hezkuntza izan behar dela ardatz eta zainketaz aritzerakoan zainketa ere

txertatu behar dugula askotan etapa honi ezarri nahi zaion etiketa maltzurra

alboratuz kontziente gara etapa honek

garrantzia kontziente garen bezala etapa honek gizartean betetzen duen funtzio anitza bata umearen heziketara

arlo guztietan bestea familia lan munduaren kontziliazioari begira eta hirugarren bat azken honekin oso lotua dagoena emakumearen emantzipazioari

mendean egon arren zaintza lanak emakumeen gain erortzen dira ikustea besterik ez dago atzoko egunean emakundek argitaratu dituen

esanguratsuak zer gertatzen ari den gure gizartean nik esango nuke

eragina duela bereziki emakumearen proiektu laboralean emakumearen formakuntzan eta emakumearen emantzipazioan

begirako eskaintzan aurrera edo atzera egiteak umeari eragiteaz gain emakumeei ere eragiten die eta gizarte eredu oso bati eragiten dio markatzen du

inplikatu beharra dago idealena izango litzateke askok esaten dute

gaur egun zer eragiten duen emakumea etxean geratzea eta emakumearen etorkizuna bere zentzurik zabalenean hori egitea orduan

gizarte eredu bat aldatu aurretik beste urrats batzuk eman behar ditugula benetan aurrera egiteko bai umeen heziketan bai bizitza laborala

beraz guzti hori esanda gure taldearentzat haurreskolak

eta orain arte izango duen eta gure taldeak izan dezan etorkizuna garrantzitsua da garrantzitsua da eta funtsezkoa da duen papera ez da nolanahikoa gure ustez mimatu beharra daukagu haurreskolak

iruditzen zaigu mimatu beharra dagoen etapa bat dela arestian aipatu ditugun arrazoi ezberdinengatik mimatu zaindu eta indartu

ez duguna egiten askotan hartzen ez ditugun erabakiengatik

esaten dugu eta konbentzimendu osoz egin dugu legez bestekoa momentua iritsi dela haurreskolen inguruan hausnarketa bat azterketa bat irekitzeko pentsatzen dugu aukera paregabea dugula eta horregatik egin dugu proposamen hau

etorkizunera begira beraiei etorkizuna bermatzeko familia eta umeei guztiei

plaza horretara benetako sarbidea bermatzeko

ez garela ari bermatzen plaza horretarako sarbidea

eskaini nahi dugu aukera berdintasuna parametro ekonomikoetatik urrunduz

guztiok dakigu eta gainera laster ospatuko dugu

sortu ziren haurreskolak partzuergoa oso helburu zehatzekin

betetzen eta joan da erkidegoan zehar zabaltzen

gizartea aldatuz joan da eta ikustea besterik ez dago momentu honetan dugun egoera momentu honetan krisi sozio ekonomiko

murgilduak aurkitzen gara eta gure ustez aukera polita izan daiteke krisiak aukerak ere badirelako

beste hainbat faktore ere kontutan hartuz era serio eta zorrotz batetan hausnarketa bat azterketa bat irekitzeko esaten dut

haurreskolen zero hiru eskaintza publikoaren inguruko eredu eta ezaugarriei buruzkoa errealitatera eta batez ere etorkizunera begirakoa pertsonei ahalik eta hobekien egokitzeko

horiek pentsatzen dugu berandu baino lehen egin behar dugula

inplizituki ondorio batzuk ekartzen dute eta ikusten ari gara aurrekontuetan ikusten ari den bezala momentu honetan hartzen ari ez den erabakien ondorioz

kaltetzen ari da itunpeko eta

eta datu batzuk ematearren azken urteotan haurreskolak partzuergoan matrikulazioa jaitsi egin da

plaza gehiago eskaini dira hori horrela da baina bi mila hamairuko irailean lau mila hirurehun eta hirurogeita sei haur zeuden matrikulatuak bi mila

eta sei eta ez dugu uste dena izan dela jaiotze tasen ondorioz egon dela jaitsiera

matrikulazio sistema itunpeko ikastetxeekin konparatuz ez da lehiakorra ez da orekatua

eta beste ikastetxeek gainerako hezkuntza sistema publikoarekin batera eta gainerako ikastetxeekin batera daukana beste bat da beraz matrikulazio sistema desberdindua da gero

haurreskolak partzuergoko kuotak itunpeko ikastetxeetan baina garestiagoak dira

eta egokitze aldea ehun eta berrogeita zortzi euro eta gainera

aurre kuota bat ez dena gero bueltatzen

aurreko ikasturtean ere matrikulazio kuotak igo egin ziren beraz

momentu honetan bere seme alaba haurreskolak partzuergoko haurreskola batetara eramateko esango didazue

sareen oreka lehiakortasuna hainbeste gustatzen zaigun lehiakortasun hori non geratzen da

non geratzen den eta gero hor daukagu ere eskaintza zabaltzen joan da guztiok dakigu bereziki

funtzioa betetzeko sortuak izan zirela baina

zeren bai ematen dira desorekak aldatu egin da orain agian beste zonalde batzuetan ditugu behar gehiago baina garbi daukagu landaguneak ez direla

hausnarketa bat planteatzeko zeren ikusten da matrikulazioan

ondo eman ditudan baina bai memorian aurrekontuen memorian

urtetik urtera galtzen ari garela orduan iruditzen zait hor hausnarketa bat egin beharra dagoela ea horri benetan eragiten duen eta horregatik gure taldeak planteatzen zuena lehenengo txosten bat egitea azterketa bat egitea eta azterketa hori puntu konkretu batzuetan oinarrituta

oreka familien beharrak eta leihakortasuna kontutan izanda irizpide argi eta

gero aurrekuota eta kuotak berraztertuz ba horrek ere gaur egungo familien beharretara egokitzeko eta unibertsaltasuna

gero haurreskolak itxi eta irekitzeko

eskaintzaren oreka hori bermatu ahal izateko eta aipatzen genuen ere beste puntu bat haurreskolen ahuleziak eta indarguneak aztertzea hori ere iruditzen zaigu etorkizunera begirako ariketa inportantea dela orduan planteatzen genuen

eta gero txosten horrekin goazen ponentzia bat irekitzera goazen ponentzia bat irekitzera

eta bai hemen herritarren ordezkariok garenen artean guztion artean

etorkizunera begiratzeko eta benetan haurreskolak partzuergoari benetan sistema publikoko eskaintzari etorkizuna bermatzeko eta hori zen gure proposamena eta mahai gainean

jarri duguna eta lehen esan ditudan

datuak eta hor aurrekontuan aurrekontuetan zuek jaso dituzuen memorian ere argi agertzen dira bi mila hamaika bi mila hamabi ikasturtean

plaza eskaintzetik helburua zen zortzi mila berrehun plaza eskaintzea eta hor bakarrik

helburua bi mila hamairu bi mila hamalauko ikasturtera begira

eskaintzea da baina lau mila seiehun eta berrogeita hamareko eskari batetan gaude erdia

eta seguru nik aipatu ez ditudan beste hainbat datu daudela kontutan hartu beharrekoak eta benetan azterketa bat egiteko

orduan ikusten dugu aukera paregabea

gure proposamenak ez duela arrakastarik izango baina gaur arrakasta ez izan arren gu gai honekin temati jarraituko dugu iruditzen zaigulako

ezer ez egiteak ekartzen duelako eta ondorio zuzena dakarrelako

eginez eskerrik asko ubera andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den oyarzabal jaunak dauka hitza

oyarzabal jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den celaá andreak dauka hitza

estar satisfechos con él nada más y muchas gracias eskerrik asko celaá anderea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arrizabalaga andereak dauka hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburu andrea legebiltzarkideok egun on denoi bi mila hamairu bi mila hamalau ikasturterako haurreskolak partzuergoan egon den aurre matrikulazio datuak ikusi eta gero

aurre kuotak eta kuotak ez direla gaur egungo errealitatera egokitzen

areagotu besterik ez dituztela egiten gaur egungo krisi ekonomiko eta sozialaren baitan bai egia da denok ondo baino hobeto dakigu zer nolako krisialdia bizitzen ari duen gure gizarteak krisialdi latza gure alderdiak ere ez du zalantzarik

daukan garrantziaz gure gizartean zoriontzekoa da

eta bete duen funtzioa bai haurraren heziketa eta arretari begira eta baita eh bildurekin ados gaude emakumearen emantzipazioa ahalbideratu duela baina

behar bazaio honi benetan egokitu behar bazaio faktore guztiak kontuan hartu beharrekoak dira egia esan

sozialistak eta talde popularraren ordezkariek

gehitzeko daukat baina bai eh bilduren irakurketa arrazoitua egon daiteke aurre matrikulazioa jaitsi da krisiaren ondorio zuzena da eta beraz kuotak jaitsi behar dira zero bi arteko haurrei hezkuntza zerbitzua ahalbideratzeko

gaur egungo eskariaren errealitatera erreparatu gabe

horrek gainera bermatuko du guk gaur sinatu dugun erdibideko hori

eta haurreskola horren jarraipena bultzatu eta ahalbideratzen du haurreskolak partzuergoak

gure alderdiak ere mimatu egiten ditu haurreskola horiek bestelako gaia da baita itunpekoetara jotzen duten milaka haur

asko eta ezberdinak dira matrikulazio tasa honen jaitsieraren arrazoiak eh bilduk aurkezturiko legez bestekoan

ez da tratatzen soilik kuota jaistea beharrezkoa den ala ez hori baino askoz gehiago eskatze da

ahulezia eta indarguneak aztertuz beste betebehar batzuen artean horrek denbora gehiago behar duela esateak ez da inolako txorakeria bi hilabeteko epe hori oso epe eskasa da sistema osoak behar du hausnarketa

baina gure ustetan ez horrela ez haurreskola patzuergoaren zuzendaritza kontseiluko ordezkariak ez direla medio beraiek badira jakitunak eta

haurreskolak patzuergoan sentsibilitate ezberdinak ordezkatuta daude udalen bitartez eta gure taldeak ere

eta guzti honengatik erdibideko hau sinatu dugu talde sozialista eta talde popularrarekin oyarzabal jaunak irakurri du eta

eskerrik asko eskerrik asko lexuri arrizabalaga andrea zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz maneiro jauna zurea da hitza

erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andreak

lehenengo txandan argi esan dut zein zen gure helburua baina saiatu gara marxismalismoa azken helburu horrek albo batera utzi

eta ez genuen eskatzen sistema guztia hankaz gora jartzea guk haurreskolak partzuergoak bete duen funtzioarekin herri txikietan landagunetan hiriburuetan emakumeari begira familiei begira asko baloratzen dugu asko eskertzen dugu baita profesionalek egindako lana

momentua iritsi dela garaiak ere aldatzen joan direlako eta urte guzti horietan ikusi direlako zer gauza hobetu beharra dagoen azterketa bat egiteko

azterketa bat eta ikusten da noski datu eta faktore asko egon direla baina ikusten da demanda eskaria txikiagoa dela

matrikulatu dezake sistema publikoan haurreskolak partzuergoan bere umea nork esaidazue are gutxiago momentu honetan ezinezkoa da

gutxiagotu direla aurreko urteetan ere asko gutxiagotu dira baina batez ere noiz jaitsi da matrikulazio datua ikusi da noiz

hemen gertatzen dena da eta zuen erdibidekoa oso ondo azaltzen du zein den erabakia

begira erdibidekoa oso oso argia da celaá andrea nahi duzun dialektika hitz politekin mozorrotuko duzu baina hitzak dena esaten dute

hemen egiten dena da haurreskolak partzuergoa bigarren plano batetan uzten da sistema publikoaren sarea bigarren

eta hemen hori da gertatzen ari dena egiten ari ez garenarekin esaten ez dugunarekin egiten ari garena da

zergatik ez dakit agian oyarzabal jaunak esan duen iraunkortasun horren izenean ekonomikoki parametro ekonomikoetatik administrazio publikoari merkeagoa irteten zaiolako diru publikoa itunpeko

sareen arteko orekaz hitz egiten dugu baina ez al da administrazio publikoaren lehentasuna plaza publikoak bermatzea pertsona guztiei

eskubideetaz hitz egiten da baina ez betebeharretaz eta gero egiten duguna da

beste era batetarakoa hemen gertatzen dena da daukagun matrikulazio sistemarekin zeren celáa andrea zuk oso ondo dakizu irekitzen direnean irekitzen dira matrikulazio

baina denok dakigu zein den haurreskola partzuergoko matrikulazio epeak zeintzuk diren

sareen arteko orekara eta lehiakortasunera nora eramaten gaituen eta gero bigarrenean ere hitz egiten dugunean baliabideetaz

ahazten gara haurreskolak kontsortzioaz ahazten gara orduan zertaz ari gara hitz egiten

jakin nahiko genuke eta guk gaurkoan eta pentsatzen dugu beharrezkoa dela baldin eta administrazio publikoaren

eta pentsatzen dugu haurreskola partzuergoa instrumentu inportante bat dela etorkizunera bermatu behar baldin bazaio errealitatera egokitzen joan beharko da errealitatera egokitzen joan beharko da baldin eta ekitatean berdintasunean

sinesten baldin badugu hitzetatik harago eta dialektika eta diskurtsoetatik

gauzak ezin daitezke aldatu baina azterketak egin daitezke eta azterketa bat egitea ez du esan nahi gauza guztiak hankaz gora jarri nahi ditugunik eta hemen gauza asko daukagu aztertzeko adibidez bekak aipatu dira bekak hor daude mesedez badakigu haurreskola partzuergoak daukan beka sistemak ez duela zerikusirik besteak dauden beka sistemarekin eta haurreskola partzuergoak daukan beka sistemak ez du

aukerarik ematen ezer beraz honekin egiten duguna da sare bat lehenetsi

oreka egoera honetan ere hainbat familia

zeren haurreskola partzuergoa ere kontutan hartu behar dugu hemen beste gauza sakonagoetaz ere hitz egin genezake

hausnarketa potolo guzti horiek denak batera zakuan sartzea

saiatu gara bai gobernuarekin oposizioko taldeei ere proposamen bat egiten

azterketa bat azterketa bat zen planteatzen genuena guk benetan sinesten dugulako eta konbentzimendu osoz
ubera andrea amaitzen joan mesedez esaten dugulako beharrezkoa dela

pentsatzen dugulako zero hiru etaparen funtzioa

beti ere umea ardatza hartuta umearen heziketa pertsona bezala bere formakuntza eta abar baina beno gaur ez dugu arrakastarik izan inork konbentzitzeko eta jarraituko dugu

eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea euskal talde popularrak ez du hitzik hartuko

andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkari den ez du hitzik hartu behar

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

euskal talde popularrak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko

emandako botoak hirurogeita hamalau bai berrogeita hamalau ez hogei ondorioz

geratu da gai zerrendako hirugarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena ikastetxeen autonomiari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena